egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango zaio eta

martxoaren zortziko adierazpena irakurri nahi nuke legebiltzarreko lehendakaria naizen aldetik gaur martxoak zortzi bi mila hamairuko

emakumearen euskal erakundeak legebiltzarrari proposatu zion adierazpena eta

adierazpen gisa nazio batuen erakundeak mila bederatziehun eta hirurogeita hamabostean martxoaren zortzian emakumeen nazioarteko eguna izendatu zuen

hori dela eta eusko legebiltzarrak munduko emakume guztiak omentzeko

adierazpen hau medio martxoaren zortzia emakumeen nazioarteko eguna aukera ona dugu omenaldia egiteko munduko emakume guztiei batzuetan bere bizitza arriskuan jarrita ere

ibili diren eta dabiltzan emakume guztiei egokiera ona da baita ere feminismoa zer den aitortzeko kultura eta filosofia bat

oinarritzen dena berdintasunak pertsona guztien autonomia garatzen laguntzen du elkartasunean oinarritutako balioak indartzen ditu parekoen arteko hartu emanak sustatzen ditu eta demokrazia hobetzen laguntzen du berdintasuna giza eskubide bat da

batez ere konpromezua hartzeko eguna da herri subiranotasunaren ordezkari

horregatik gure ustea berretsi nahi dugu irmoki uste dugu jarraitu egin behar dugula ekintzak bultzatzen emakumeen eta gizonen artean berdintasuna

lortzeko behar diren beste ekintzak bultzatzen

demokratiko bat eraikitzen guztiontzat eskubide berberak lortzeko bidean aurrera egiteko beharrezkoa da elkarlana etekin gabe elkarrekin lan egitea

eta botere publikoek horregatik nahi genuke adierazpen hau

harago joatea inguruabar sozial eta ekonomikoetatik harago baita une jakin batetik harago ere hots martxotik harago izan bedi jarrera irmoa eta iraunkorra izan bedi gure ekintzen

justizia sozialak hala eskatzen duelako eta gizarte osoaren onerako izango delako gai zerrendako puntu bakarra eztabaida monografikoa hazkunde ekonomikoa bultzatzeko eta langabeziari aurre egiteko

proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko lópez jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi bigarren aldiz legealdian

ospatzen dugu legebiltzar honetan bigarren aldiz talde sozialistaren ekimenak gizartea gehien

ekartzen du hona nire alderdiak eta nik neuk pertsonalki hauteskunde kanpainatik dugun

parlamentu honen hasierako betebehar bat enplegua eta hazkunde ekonomikoari buruz eztabaidatzea

langabeziari aurre egitea da gaur egun gure gizartean dugun lehentasunik garrantzitsuena euskadin gure inguruan baino

txikiagoak izan arren ezin ditugu datu hauek gutxietsi hor kanpoan ditugun ehun

erantzunak eskatzen dizkigute guri guztioi

ditugu langabeziari premiaz aurre egiteko

euskal ekonomiaren alde akordioak bilatzeko eta guri dagokigu arazo honi erantzun sendoa ematea

ekarriko ditu gaur hona baina ez da gure helburua bizpahiru neurri hartu krisiaren

eredu ekonomikoa aldatu behar dugu europan politika neoliberalek ezarri dizkiguten neurri ekonomiekin amaitu behar dugu

handitzen ari diren politikekin amaitu behar dugu ekonomiak hiritarren kontrola izan behar du ekonomia hiritarren kontrol politikora behar da baten batek esan dezake gobernuek ez dute enplegua sortzen horretarako enpresa pribatuak ditugu baina ez da egia

utzirik noski baina gaur hemen neurri asko martxan jarri ditzakegu

eta hazkunde ekonomikoa sortzeko sozialistok ondasun publikoa den ekonomia batean sinesten dugu hiritar guztientzat aurrerapenak eta ongizatea bermatzen duen talde lana

ezin da espekulatzaileen esku egon kontrol publikoa izan behar du hazkundean eta berdintasunean aurrera egiteko eta hau da gaur aurkezten ditugun ekimenen zentzua es evidente

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

eskerrik asko quiroga anderea eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andereak dauka hitza

guztioi martxoak zortzi gure lehenengo hitza hemendik gutxira kanpoan egongo diren ehunka emakumeentzat eta nola ez zaramagako elizan martxoaren hirutik itxita dauden gazteentzat zuen aldarrikapenak

bereak egiten ditu egoera larria da zalantzarik gabe

langabezia gora doa etengabe euskal herrian bi mila zortzigarrena urtean ehun eta bost mila ehun eta berrogeita hemezortzi langabe izatetik

langabetu izatera igaro gara horietatik ehuneko berrogeita hamar koma hirurogeita hamaika emakumeak dira

erkidego honetan azken datuen arabera

langabezian azken hilabetetan estatuan baino gehiago igo da langabezia gure

zero koma hogeita hamasei puntu gehiago aipagarria da langabezia gehiago igo dela emakumeen artean

gizon eta mila laurehun eta laurogeita hemeretzi emakume

indarrean jarraitzen du jarduera tasa txikiagoa langabezia tasa handiagoa aldi baterako enpleguaren ehuneko

handiagoa da gizonezkoek baino ehuneko hogeita zortzi gutxiago irabazten dugu gainera

merkatu beltzean inolako eskubiderik gabe lan egiten duten hainbat eta hainbat langile gehienak emakumeak eta etorkinak

haien lanpostuak galtzen ari dira inolako babes motarik gabe gaur martxoak zortzi emakumeen eguna egun aproposa da lana enplegua baino askoz gehiago dela aldarrikatzeko urteetan

egin ditugun lanak ikusezin izatetik ikustarazteko eta emakumeok bizi ditugun prekarietate egoerak salatzeko

de todo el trabajo kezkagarria da ere gazteen egoera langabezia tasa handia da benetan ehuneko berrogei ingurukoa

aldi baterako kontratua du datu horiek adierazten digute belaunaldi oso bat lan merkatutik kanpo geratzeko arriskua eta handiagoa dela dituen ondorio kaltegarri guztiekin euskal autonomia erkidegoko familien ehuneko zazpian kide guztiak langabezia egoeran daude lanean dauden bost langiletik batek

beheko soldata dauka eta kontratu berri guztietan ehuneko sei baino ez da mugagabea horren ondorioz ez da harritzekoa gure herrian pobrezia tasa ehuneko hamaika izatea hau da berrehun eta hogeita hamabost mila pertsona eta horietatik

mila gizarte bazterketaren egoeran egotea esklusioa gero

datuak ematen ditut eta datuek erakusten dute egoera larria eta gogorra dela bi mila hamabia izan da gainera lanpostu gehien galdu den

zenbaki makroekonomiko hotzen atzean eta estatistikako zenbaki soilen atzean pertsonak arazoak eta ezinak bakoitzak bere izen abizenekin langabeziak aurpegia du argi dago beraz krisiari edo krisira ekarri gaituzten politikak

errotik aldatu behar ditugula krisialdetik atera nahi badugu behintzat kalitatezko enplegua sortzea ezinbestekoa da horretarako krisiaren beste ondorioa izan da gizarte desberdintasunen hazkundea aberatsak gutxiago dira baina gero eta aberatsagoak eta pobreak askoz gehiago

zerga politika aldatu egin behar da gure iritziz gipuzkoako foru aldundiak hartutako bidea jarraitu behar dugu

handitu behar dira beste politika publiko batzuk egin ahal izateko baina tamalez errotondan eskuinera hartu du jaurlaritzak berriro ere ppren laguntzarekin inora ez doan bide bat

enplegua politikagintzaren oinarrian kokatu behar da gaur egun emergentzia sozialeko egoeran

adierazten dugu eta orain agintaria jarraitzen

bideak jorratu behar ditugu aski da madrildik edo europatik agintzen

jotzeari baina baduzue eusko jaurlaritzak barne gabezia falta nabarmena amildegira ez erortzeko

horregatik jarraitzen duzue itsu itsuan madrildik inposatzen digutena eta euskal herrian euskaldunon erabakiak hartzeko eskumen guztiak izan arte euskal herriak bilduk aldarrikatzen du inposaketa horiek ez ezartzea gure ikuspegitik

lehentasuna izan behar da testu inguru honetatik abiatuta ondoren aipatuko ditugu guretzat ezinbestekoak diren arloak

politika publikoen erdigunean jarri beharreko gaiarekin

enplegua sortzeko bidea ematen dute hain zuzen administrazio publikoek enplegua sortzeko erabili duten bide nagusia

enplegu gutxi eta kalitate ezakoa izateaz gain gure lurra deuseztatu duten azpiegiturak izan dira bada garaia herritarren beharrei erantzungo dieten gizarte zerbitzuen publikoan inbertitzeko azpiegitura erraldoiak baztertzeko garaia da badirudi horrekin konturatu zaretela azpiegitura erraldoiak eraikiz ez da kalitatezko enplegua sortzen aldatu itzazue

erraldoiak adinekoentzako egoitzengatik eguneko zentroengatik ezgaitasunak dituztenentzako zerbitzu publikoak

edota bazterketa egoeran dauden pertsonen oinarrizko beharrak asetzeko jantokiak

inbertsioak etxe gabekoentzako egoitzak eta abar luze batean zerbitzu horiek guztiek administrazio publikoek sortu

beharko dituzte era zuzenean ez orain bezala azpi kontratazioen bidez gizarte zerbitzu publikoek enplegu mordo bat sortzeko aukera ematen dute kalitatezko enplegua eta ez

bide honetan hirugarren sektoretik bultzatzen diren

eta proiektu babestea eta bultzatzea ere beharrezkoa ikusten dugu bigarrena enplegu politika publikoak aurrekoarekin lotuta arlo publikoak egin dezakeen beste ahalegin bat azpimarratu nahi dugu sarrera moduan

enpleguaren euskal estrategiak porrot egin duela langabezi datuak begiratzea besterik ez dugu horrekin batera

porrot bat aipatuko dugu elkarrizketa sozialaren ereduaren porrota aitortu behar dugu beste ekonomiko eta soziala helburu izango duen benetako elkarrizketa bultzatu behar da baita enpleguaren aldeko neurriak hartzerakoan ere hainbat lehentasun aipatu nahi ditugu jaurlaritzak bere eginkizunean gorriz markatu behar gure ustez batetik lan harreman eta gizarte babeserako esparru propioa aldarrikatu eta defendatu behar du

legeei eta lan erreformei aurre egitea neurri eraginkorrena izango litzateke lana suntsitzeari uzteko

kaleratzeak errazteaz gain aurrekontuen

araba bizkaia eta gipuzkoako lansarien erosteko ahalmena apaldu du are larriagoa dena bi mila hamairuko uztailean

nabarmen okertu daitezke lan erreforma berria dela medio herrialdeko hitzarmenen ultraktibitatea

geratuko delako badugu aukera bestelako enplegu planak abian jartzeko akordio zabalak

eta integralak adostasun bideak ezartzeko

eragile sozial eta sindikal guztiekin eta emakumeen beharrak kontutan

eskualdea abiapuntua hartuta honekin lotuta lanbideren

aipatzea ezinbestekoa da aurreko hainbat osoko bilkuretan aipatu izan dugun bezala lanbide blokeo egoera batean dago eta ez du betetzen inolaz ere enplegu zerbitzu publiko batek betebeharrekoa hiru

beste bide bat posible da berriro ere gipuzkoako diputazioak bere langileekin adostutakoa akordio zabala lortu du sindikatu guztiekin lanaldia handitu gabe lanpostu berriak sortuz eta aldi baterakoak egonkortuz eta finean

enplegu publikoaren defentsan finantziaketa laugarren puntua

funts bat sortzea proposatzen dugu inbertsiorako

egitura asko funtsa izan behar dena hori bai helburu argiarekin ikerketa garapena berrikuntza arloko baliabide publikoak optimizatzea inbertsio produktiboa sustatzea

aurreztea formazio profesionala hobetzea eta bermatzea lan merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituzten kolektiboak merkatu

geratuko ez direla ziurtatuz horrez gain

jorratu behar dira jendarteak enpresek eta autonomoek arazoak dituzte kredituak lortzeko hauek dira ekonomia kolapsatzen

ez dago horretatik salbu izan ere kutxabank euskal herriko finantza erakunde publikorik garrantzitsuena da bere tamainagatik orekatuagatik eta bere sorrera eta funtzioengatik kutxabanken izaera publikoa azpimarratu nahi dugu eta horregatik eskatzen duguna da

bertako ehun produktiboekin eta herritarrekin eta baita ere eskatzen diogu gure herriarekiko atxikimendua lehenestea eta errealitate ekonomikoari eta sozialari

eta ez mozkin ekonomiko kapitalistei begira

ikerketa garapena eta berrikuntza hezkuntzan eta formazioan murrizketak

bai oinarrizko hezkuntzan bai unibertsitate mailan bai langileentzako zein langabetuentzako etengabeko formazioan aurrekontuetan ere

horren aurrean argi eta garbi gure iritziz gure langileen balore erantsia formazioak edo prestakuntzak izan behar du

indartsua behar dugu gobernuak esaten du ez duela murrizketarik egingo baina zuzenean eta zeharka murrizketak etorriko dira lanbide heziketaren sustapena ere ezinbestekoa da horretarako integrala jorratu beharko litzateke akordio berriak sinatzea administrazioaren sindikatuen eta enpresa buruen artean lanbide prestakuntzaren gaur egun dauden sistemak lanerakoa arautua eta etengabea integratuko dituen lanbide heziketaeredu berri bat eraikitzeko

etengabeko formazioa bermatuko duen plana abian jartzea ezinbestekoa da sektore publikotik lanbide heziketako zentroetan gauzatzeko hobetu zen bidez garatzen den eredua aldatu

ikerketa garapena eta berrikuntzari dagokionez norabide gure ustez beharrezkoa da krisi egoeran zertan eta zertarako egiten diren inbertsioak uneoro galdetu behar diogu gure buruari ekonomia errealaren behar izanak pertsonen beharra

eta eredu ekologiko iraunkor berria uztartu eta lehenetsi behar dira horretarako

eta kontrol zorrotzak jarriz zentzu honetan eredu aldaketari begira berrikuntza sozialaren kontzeptua eta praktikak biderkatu behar dira sei ekoizteko eta kontsumitzeko eredua eredu aldaketa hainbeste bider errepikatu ostean

ehuna krisiari aurre egingo ziola baina gaur egun egoerak argi eta garbi demostratzen digu beste

dibertsifikazio falta eta globalizazioaren eskutik alegia milaka kilometrora hartzen diren erabakiak benetan

gure industriarako era horretan erregai fosilen kontsumoaren paradigma gainditu behar dugu

endogenoa irizpide nagusi bezala erabilita horrek gure eredu industrialaren iraultza ekarri dezake energia berriztagarrietan garraioan edo eta hondakinen kudeaketa jasangarrian industri ehuna berristeko

sortzeko ekonomiaren subiranotasuna zein elikaduraren eredu burujabe eta osasuntsua bermatu behar da horretarako lehen sektorea estrategikotzat hartu eta bere iraunkortasuna bermatu beharra dugu nola

eta nekazaritzaren iraunkortasuna ziurtatuko duten politikak abian jarriz horretarako beharrezkoak diren bitarteko publikoak ziurtatuz

industrial eta intentsiboa alboratuz elikadura burujabetzan oinarritutako eredua martxan ipini behar dugu

zehatzak har daitezke nekazaritzan eta arrantzan

lan egin dezan laguntzea bitartekoak ipintzea

hobetzea horretarako langileria sektore honetara

formazio eta lan baldintza egokiak bermatu behar dira eta ireki behar dira ere gure produktuei balio erantsia emango dioten

ireki komertzioa bertako komertzioa bereziki komertzio txikia bultzatu eta babestu beharra dago komertzio elkarteekin elkarlana bultzatuz teknologia

herriko bizitzan indartzen duten ekimenak bultzatuz sektoreko langileen eskubideak babestuz mercadona

lanpostuak sortu bai baina lanpostuak suntsitu egiten ditu besteak beste eredu aldaketa horretan ekonomia soziala

berebiziko garrantzia du zazpigarrena oinarrizko proposamenak hasieran esan dudan bezala

aldatu behar dira orain arte egindako politikak egoera honetara ekarri gaituzten politikak eta horretarako gure proposamenak arratsaldean aurkeztuko ditugu baina aurrerapen bat eginez eta

laburtuz honako hauek izango lirateke lerro nagusiak

hori bermatuko duen legea abian jar genezake honen bidez lanaldiaren laburtze orokorrera jotzeko eta enplegua banatzeko bideak ireki beharko genituzke administrazio publikotik abiatuta eta ez

egun gutxi egindakoa eginez eta jakina aparteko orduak ere ezabatuz eta ondasuna banatzeko bide horretan

lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzea lehen esan dudan bezala

egungo egoeraz egiten dugun diagnostikoa eta egiten ditugun proposamen batzuk egoera ekonomiko zail honi aurre egiteko eredu bakarra dagoela sinestarazi nahi diguzue

esaten diguzue defizitari eusteko xede bakarraz murrizketak eta langileen kontrako neurriak ezartzea dela bidea

horrek zein ondorio duen jakin badakizue pobrezia langabezia menpekotasuna eta bizi baldintzak

eredu horretan oinarrituta ezin da inondik inora kalitatezko enplegua sortzeko proposamen sinesgarririk egin baina badago bestelako eredurik badago bestelako aukerarik eta badago

hori bai errotik aldatu behar dira gauzak horiexek

saiatu garenak azaltzen eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuak

emakumeen nazioarteko eguna euzko abertzaleak taldearen izenean gure lehenengo hitzak emakumeekin bat egiteko gure elkartasun guztia adierazi nahi diegu

asko egin da baina oraindik asko dago egiteko adibidez

lan eremuan soldata baxuagoak kobratzen dituzte emakumeek

beraz euzko abertzaleak taldeak benetako berdintasunaren alde buru belarri lan egiten jarraituko du berdintasunak gizarteari

giza eskubidea denez talde guztien laguntza edukiko dugula arlo honetan suposatzen dut

enpleguaren defentsan eta pertsonen enplegarritasunaren sustapenean lan egingo du

etengabeko ikaskuntzaren aldeko apustua egin behar da pertsonak kualifikatuak eta gaituak lan merkatuan modu aktiboan egon daitezen haien laneko bizitza

eta askotan errepikatu dugunez enplegua ez da dekretu bidez sortzen dena den politika publikoek lanpostu berriak sortzeko aukera emango duten

eta garatu behar dituzte eremu pribatuarekin elkarlanean herri honetan aurreko krisi egoeratan egin den bezala

batera lan egin beharko dute eta horretarako gure taldearen babesa izango dute

eremu publikoa sortzea beharrezkotzat jotzen dugu euskadin enplegua sortu eta mantentzen lagunduko duten ekimen publiko

lehentasuna eman eta sustatu beharko dira horretarako funtsezkoa da enpleguaren politika aktibo eta pasiboen gaineko eskumen osoa

konbinazioa oinarrizko tresna baita langabeziaren kausen eta ondorioen aurkako borrokan beraz ordezkaritza dugun erakunde guztietan enpleguaren politika pasiboen transferentzia eskatzen jarraituko dugu euskadin gizarte eta lan arloko

en el entorno laboral euzko abertzaleak ekonomia sustatzeko eta enplegua sortzeko sei ardatzetan lan egitea proposatzen dugu

erakundeek lagundu beharko dute neurri zehatzak bultzatuz eremu eta baldintza egokiak lortuz

autonomoen eta enpresa txikien eta ertainen finantziazioan pausu zehatzak ematea beharrezkoak dira

euskadiko enpleguaren ehuneko laurogeia eta enpresa sarearen ehuneko laurogeita hamabosta ordezkatzen dute enpresa hauek eta autonomoak enpleguaren esparruan oreka mantentzeko eta enpresa sare dinamikoa babesteko bermeak dira

oztopo bilakatzen dira enpresa hauentzat finantza euskarriak aurkitzea inbertsio egitasmoei edota ekipamendu hobekuntzei ekitea aurkako

barne eskaerak nabarmen egin duelako behera eta finantza egoera zailak larriagotutako

nahasia delako likidazio falta krediturik eza

fiskala enpresa txiki eta ertainentzat eta autonomoentzat arazo larri bilakatu dira autonomoen kasuan bereziki funtsezkoa da

eta alderdi profesionala eta familia bizitza bateratzeko neurriak bultzatu behar dira beraz euzko abertzaleak taldearen ustez guztiz beharrezkoa da etetea enpresa txiki eta ertainen

enpleguaren aldeko erakundeen arteko elkartasun fondoa hemen beste alderdiei eta erakundeei eskaera berezia egiten diegu gure ustez denok enplegua sortzeko ardura dugun heinean batera urratsak ematea ezinbestekoa da

langabezian dauden pertsonen kontratazioa da gizarteratzeko arazo gehien dituzten taldeen laneratzea errazteko ekintzak hartuko ditu aintzat krisi ekonomikoaren ondotik luzaroan langabezian dauden pertsonak laneratzeko gaitasuna eta zailtasuna

gizarte bazterkeria egoeran geratzeko arriskuan daudenak eta egun diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak emakumeak berrogeita bost urtetik gorakoak eta gainerako biztanleri aktiboak baino langabeziaren eta lan

hemen eskaera zuzena egiten diogu jaurlaritzari fondo hau ekonomikoki hornitu dezan jakinda egoera ekonomikoa orokorra larria dela baina langabezian dauden ahalik eta pertsona gehien laneratzeak esfortzu

autoenplegua eta ekintzailetzari dagokionez garrantzitsua da

formakuntza programak martxan jartzea bideragarritasun ikerketak egiten laguntzea eta enpresa martxan jartzeak suposatzen duen gastuekin laguntzea honetarako bide ezberdinak ikertuz

europako leku aurreratuenetan egiten ari direnari jarraituz lan arloko lehengo aukerak denboran aurreratzeak premiazkoa iruditzen zaizkigu gure taldeari horretarako formakuntza eta praktika kontratuak bultzatu behar direla

argi dagoenez hezkuntza sailarekin hartu eman estuak izan beharko dira atal hau aurrera eramateko gazteriaren barruan aipatu nahi dugun azken puntua lanbiderako perfekzionamendua bilatu behar da honetarako nazioartekotze bekak eta gradu ondoko espezializazio bekak

beraz gure taldea adi egongo da legearen bilakaerara eta praktikara eramaten denean bere helburuak betetzen dituela dugu krisi ekonomikoaren ondorioz iraungitze enplegu erregulazioko espedienteen bidez kaltetutako hainbat pertsona

esperientzia eta lanbide gaitasun handia daukatelarik inportantea izango litzateke

eskaintza dagoen arloetara horretarako beharrezkoa den prestakuntza eskainiz

bigarrena aukerako programak azken hamarkadan euskadin izandako sektore birmoldaketa prozesuak kontutan hartuta pertsona askok

handia dute baina une honetan zoritxarrez langabezian daude horregatik bigarrena aukerako programa pilotuak abian jartzea eskatzen dugu belaunaldi arteko ezagutzaren eta esperientziaren transmisioa sustatzeko izan ere horrela merkatutik deskonektatuta dauden profesionalak egingo dira nazioarteko eremuari egokitutako lanbide profilak sustatzea guztiz derrigorrezkoa iruditzen zaigu globalizazioak

eskatzen ditu eta kalitatezko lana emateaz gain nazioartean jarduteko gai izan behar dira lanbide garapena

euskal langileek lanbide trebatze eleaniztuna eta kultur aniztuan behar dute euskadin eta munduan aintzatetsi eta ezagutuko dena oso trebatuta eta nazioartera egokituta egongo diren profesionalen prestakuntza

basque profesional marka euskal profesionalen prestigioaren sinonimoa izan dadin europan eta munduan al igual que en europa

y el fomento del autoempleo beharrezkoa da autoenplegua bultzatzeko neurri zehatzak abian jartzea bai langabezian daudenentzat

prestakuntza neurriak eta enpresa martxan jartzeko laguntza ekonomiko eta fiskalak aplikatu betiere

edota hasteko eta enplegua sortzeko indar handia duten egitasmoek lehentasuna edukiko dutelarik bestalde

ikasketak antolatzea babestuko dugu hezkuntza eta lan esparruak batera joatea da gure asmoa eskariak eta eskaintza

y usuarias lanbideren egungo kudeaketa eredua hobetu beharra dago hiru ildo hauen inguruan bat eredu azkarra

burokrazia gutxiagorekin efizientziaren bila eskualdeko antolamendua beharrezkotzat jotzen dugu eskualde mailan ere

eta garatzeko bulegoen espezializazioa talde eta premia berezien arabera

bigarren eredua enplegagarritasunerako eredua

langabezian dauden pertsonen eta pertsona horiek kontratatu ahal dituztenen premiak konpontzeko gertuko laguntzaile eraginkortzat hartu behar da

enpresari langabeei eta diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenei zuzenduta enpresak zeregin aktiboa izan behar dute sisteman bere partaidetza bultzatu behar da hirugarren eredua eta partaidetza ekonomia eta gizarte eragile guztiekin jaurlaritzako hezkuntza eta ekonomiaren garapena eta lehiakortasun sailekin

gizarte elkarrizketa eta gizarte kohesioa gizarte eragileekin elkarrizketa mantentzea funtsezkoa da euskal lan merkatuak funtziona dezan alde ezberdinen akordioan oinarrituta bereizketarik gabe kolektibo guztientzako aukera berdintasuna sustatzen duten neurriekin batera gizarte moderno eta gizarte kohesioa modu aktiboan

elementuak dira euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeari eta lan harremanen kontseiluari bultzada berria eman behar zaie benetako gizarte elkarrizketa bultzatzea derrigorra dela pentsatzen dugu

horietatik abiatuta euskal gizarte eragileek

euskadiko lan merkatuan eta lan harremanen sisteman eragina izango duten etorkizuneko

eskerrik asko zuri arregi andrea jarraian jaurlaritzaren